nerea llanosen ahotik entzun dugu abortua

nola ez lehen esan dugun bezala zuentzat emakumeak eta eskubideak kontzeptu kontrajarriak dira ez dakit merezi duen ere argudioetan sartzeak orain dela bi aste azalpena egin genuen eta pixka bat errepikakorra izango litzatekeelako batez ere esaten genuen kontraerreforma hau frankismoan errautsetatik sortutako kontraerreforma bat da emakumeon askatasunen

abortua delitu bilakatzen du amatasuna inposatu egin nahi du eta estatua eliza eta komunitate zientifikoa ezarri nahi ditu emakumeon tutore legal gisa azken finean

zigor gehiago eta eskubide gutxiago hori da zuen politika hemen gaur jokoan dagoena da

eta hortaz norena den erabakitzeko eskubidea

gainean azken finean emakumeen bizitzen inguruan nork erabaki behar duen jokoan dago emakumeak pertsona heldua garen pertsona osoa garen eta hortaz gainontzekoak bezala esan nahidut gizonek bezala ere eskubide osoko

eta jokoan dago zer den emakume izatea emakume izatea

edo emakume izateko hamaika modu dauden eta emakumeok nahi duguna izateko

esandakoa zigor gehiago eta eskubide gutxiago eta kontua da abortua debekatzeak ez duela abortua desagertzea ekarriko

lehen kontatu dut adelaren istorioa ezta ba oso garbia da eta hor zuzen zuzenean sartzen da klase faktorea zeren legeak debekatzen diena

diruak irekiko dizkie atzerriko klinika pribatuetako ateak

klandestinitatera jo beharko dute abortatzera beraien osasuna

norena da ardura eta gaurko gure mozioan zentratuz aipatu dudan bezala erdibideko bat adostera iritsi gara inportantea iruditzen zaigu zeren nerea llanos zuk aipatu duzu gehiengo bat dagoela espainian hautu politiko bat egin zuen hauteskundeetan eta

kontrarreforma honi dioten babesa edo eta kontua da

hemen gehiengo batek abortatzeko eskubidea babesten duela hemen gehiengo bat dago

alde eta zentzu horretan adostu dugu proposamena proposamen hau aurrera pauso bat iruditzen zaigu zeren orain arte legebiltzarrak argi adierazi bazuen ere bere posizioa kontrarreformaren aurrean argi adierazi bazuen ere kontrarreformaren kontra zegoela eta abortatzeko eskubidearen alde zegoela eta babestu beharrekoa zela oraingoan bai uste dugu

lehenengo konpromiso bat hartu dela eta alde horretatik pozgarria iruditzen zaigu eta zoriondu nahiko nituzke talde jeltzalea eta talde sozialista ere

ez du ezer ziurtatzen baina hasiera bat da hasiera bat da abortatzeko eskubidea blindatzen aukerak neurriak bitartekoak baloratzen hasi ahal izateko ez dakigu noraino iritsiko den baina abiapuntua da

abortatzeko eskubidea blindatzeko pausuak ematen gure gorputza

eta gurea da erabakia eta euskaraz esaten dut gaztelaniaz esanda ere

ez luketelako ulertuko eta ulertu edo ez

berdin zaigulako guri dagokigulako gure bidea egitea

eskerrik asko eskerrik asko etxeberria andrea

aquí y en el congreso de los diputados eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sánchez andreak dauka hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak

eskerrik asko berriro ere mahaiburu andrea llanos andrea gu guztiok engainatu nahian zaude ala zure burua da engainatzen duzun hori

eskerrik asko arrizabalaga andrea eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita bost ez hamar ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua zerga iruzurraren aurkako baterako plan bat martxan jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena aurkeztu duen taldearen txanda mistoa upyd

jartzea horrelako plan bat martxan jartzea azkeneko sei urtetan zehar eskatu dugu nahi dugu lehenbailehen

gobernuaren ekonomia eta ogasunaren sailburua eta foru aldundien ogasunaren diputatuen eusko legebiltzarrean agertzea

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi

bezala sarritan egin dugu eta ez gara larregi luzatuko honetan batez ere irailean pleno monografiko horretan hainbat

eta ebazpenak dira gaur egun eta hori da orduan adostutakoa

maneiro jaunak behin eta berriro aipatzen du bere

kaltegarria dela honetarako eta nik galdera zehatz bat egingo nizuke maneiro jauna

zein erkidegotan beste egitura instituzional bategaz emaitza hobeagoak dagozan iruzur fiskalaren borrokan

hemen daukagun antolamendu hori ez da argudioa

askoz ere txarragoak izango lirateke eta hori ez da errealitatea hiru aldundiek urteetan zehar asko egin dute arlo honetan asko dago egiteko baina

bakoitzak bere plana urtero egiten du laster hiru lurraldeetako foru diputatuek ogasuneko foru diputatuek aurkeztuko emaitzak batzar nagusietan eta han ikusiko da zer den egiten dena eta justiziazkoa da egindakoa aitortzea

hobetzeko aipatu izan dogu

alderdi politiko batzuek honen aurka

eztabaidan irailean egindako eztabaidan ere gogoratu nuen alderdi sozialistagaz sinatutako akordioaren aurretik gure

aurkeztu zen hauteskundeetara eta bertan hauteskunde programan argi eta garbi zehazten zela gure borondatea

hau zen justu esaten genuena diru bilketa nahikoa izan eta ekonomia berpizteko xedeak aipatu ditugu

prozesu hori guztia iruzur fiskala desagerrarazteko premisan oinarritzen da xede horrekin euzko alderdi jeltzaletik zerga sistema egokitzea proposatzen dugu iruzur egitea baztertzea eta gutxitzea indartuko duten neurriak hartzeko beraz gu hauteskundeetara aurkeztu ginen gure programan hori sartuta horren ondoren bi mila hamairuan

beranduago alderdi popularrak babestu zuen akordioa arlo honetan hortik

irailean pleno monografiko hori eta bertan

gaur hizpide duguna onartu zen besteak beste eta gure ustez asko da egin dena

urrian bidali da legebiltzarretik jaurlaritzara bidali da hemen onartukoaren informazioa eta hortik aurrera dena izan da pausuak ematea gaur otsailaren erdian dagoz maneiro jauna

sortu izendatu eta ez ditu bakarrik jaurlaritzak izendatu aldundi bakoitzak bere ordezkari teknikoak

izendatu behar izan ditu ebazpen proposamenean batzar bat aurre ikusten zen azaroan egin beharrekoa eta urtero egin beharko dena eta

buru belarri sartuta eta hori astiro bada konparatu beharko genuke guk geuk legebiltzarrean jarraitzen dugun

legebiltzar honetan baditugu lantalde batzuk aurreko legealdian martxan jarritakoak eta oraindik euren lana amaitu barik daukatenak esaten baterako cannabisarena adibide arin bat ipintzearren beraz

hiru hilabetean egin den dena eginda astiro joatea dela edozein kasutan arintzea posible bada

plan hori ahalik eta arinen lehenbailehen martxan jarri dadin gure aldetik

erdibideko zuzenketa hori sinatu dugu eta bertan esaten da

eta beste barik bakarrik kuriosidadeagatik maneiro jauna esaten duzu karakolen

goazela beste ezaugarri bat karakolen ibiltzeaz ez dira gai

beti aurrerantz eskerrik asko eskerrik asko gorospe
andrea zuzenketariak aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

en este intercambio de florituras gracias eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andrea zurea da hitza

abian dagoen zerbait plazaratzea da besterik ez ez dugu ikusten

ez dugu ikusten iruzurraren kontrako borrokari ekarpenik egiten dionik eta are gehiago lehenengo esaldian berretsi hitza erabiltzen

jaunaren interpelazioa entzun genuenean eta bere mozioa iragarri zuenean

joango zela pentsatu genuen horrela esan zuelako berak ere

entramado institucional deritzon hori beste baterako utzi du agian zenbait talderekin akordioa lortzeko ezta maneiro jauna gure taldearentzat argi dago iruzurraren aurkako borroka funtsezkoa dela eta beraz ahalik eta eraginkorrena izateko baliabide guztiak

baliabide hauen artean funtsezko bat ogasun ezberdinen arteko lankidetza da lankidetza honen gauzatzea dira besteak beste datuen

iruzurraren aurkako plan bateratuak euskal herria bildun hau oso argi dugu eta horregatik iruzurraren aurkako borrokan egunero lan egiten dugu eta horregatik elkarlana funtsezkoa dela sinesten dugulako pasa den urtean bi mila hamairuaren maiatzean gipuzkoako foru aldundiak egoeraz kezkaturik

zergak koordinaziorako organoan bertan zerga informazioa elkarri trukatzeko proposamena jarri zuen mahai gainean eztabaidatzeko

hau da errealitatea bi mila hamairuko maiatzean gipuzkoak aurkeztutako proposamenetik abiatuta lana garatu egin dela eta nahiz eta batzuek urteetan izandako jarrera guztiz kontrakoa izan emaitzak lortzen berriki iragarri den moduan egia da maneiro jauna egia da iruzurraren plan bateratua oraindik ez dugula baina jakin badakigu teknikariak lantzen ari direla gure aldetik plan hori martxan jarriko dela

lanean gaude guk iruzurraren arloan eskatzen duguna zera da emaitza zehatzak izatea konpromisoak adostea eta borondate politikoa izatea konpromiso horiek aurrera eramateko guretzat

eta horretarako ez da beharrezkoa zarata egitea eta protagonismo antzua bilatzea proposamen honetan ikuste duguna hain zuzen ere hala ere gu ez gara orain egindakoarekin geratu nahi eguneroko lanean sinesten dugulako guk uste dugu beharrezkoak direla ikuskatzaile nahiko eta prestatuak

eta zuzeneko eta zeharkako zergen kudeaketa zerbitzu sendoak

zerga arau ezberdinen azterketa sakona iruzurraz gain zerga elusioaren mekanismoak ere zaildu eta eragoztu behar direlako iruzurraren aurkako borroka ez da berrindartuko soilik

izateagatik hori oinarri bat izango da baina administrazio bakoitzak borroka honetan duen konpromisoaren arabera emango dira benetako

eta eskura dauden baliabide guztiak borroka honen zerbitzura jarriz

adibidez gipuzkoan ikuskatzaile gehiago kontratatuz eta bai iruzurraren eta bai elusioari zirrikituak zerga arau ezberdinetan aldaketak egiten hala ere tamalez azken arlo honetan atzera pauso nabarmen bat gertatu da

maneiroren jatorrizko mozioan legebiltzarrera ekonomia sailburua eta hiru foru ogasun ahaldunak etortzea eskatzen zen

arrakasta izan duzun zure proposamenaren talde zuzentzaileengan eta zeinekin erdibidekoa sinatu egin duzun

ogasun ahaldun etorri zen bi mila hamairuan legebiltzar honetara iruzurraren aurkako borrokan egindako lanaren berri emateko

ez duzu behar badakit dakizula elena franco gipuzkoako foru ogasun arduraduna

iruzurraren aurka plazaratu diren jarduera guztietan parte hartzen ari da eta planteatu daitezkeenetan ere parte hartzeko prest egongo da baina
gure konpromisoa lana da mila esker eskerrik asko pinedo
erantzuteko mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea pinedo andrea

aldundien arteko lankidetza beharrezkoa dela diozu

badago egon da eta egongo da bi mila hamabian bakarrik bizkaiko foru aldundiak hirurogeita hamabost milioi datu

bai beste aldundietatik bai estatuko zerga agentziatik bai beste erakunde batzuetatik hori da lankidetza garrantzitsua dago dagoelako erakunde ezberdinen artean

bide horretatik lan gehiago ezin denik egin ebazpen proposamen honetan planteatzen den moduan

hitzarmen bat orain adostu berri dago eta zuk esaten izan duzu bi mila hamairuan zerga koordinatzeko organoaren mahai gainean ipinitako

ebazpen proposamenean ipintzen dena eta egin dena hau dela

gipuzkoak foru aldundiak eta estatuko zerga administrazioaren agentziaren artean egindako hitzarmenean oinarritutako hitzarmen bat da hain justu esaten zen

hitzarmen horren intentsitatearekin ekin beharko zela eta gogoratuko dizut hitzarmen hori

markel olano gipuzkoako ahaldun nagusia zela

oinarria eta plan bat eratua bai lankidetza horretan hori da momentu honetan egiatan daudena eta espero duguna laster mahai gainean edukitzea

planteatzen izan dituzu eta gertatzen dena da itxura batez guk horretan

gure erakundeen egitura planteamendu ezberdinak ditugula zuk defendatzen duzun arabera eta bilduk planteamendu bera egiten dute

eta guk badakizunez ez dugu planteamendu hori egiten eta uste dugu bakoitzak

erakundeen egitura bat badaukagu errespetatzeko dela besteak beste hori da gure lan egiteko modua bakoitzak berari dagokion lekuan aurkeztu behar ditu datuak eta horrela da ogasunetako foru diputatuek

datuak planak ebaluazioak eta eginbeharreko

legebiltzarrean jaurlaritzako sailburuak hor daukaguna da

bildurena eta upydrena berdina dela eta guk beste planteamendu bat daukagula maneiro

decíamos izan ere horrelako jokabideek herritarren bizikidetzarako funtsezko

guztion aldeko botoa eskatzen dugu

andrea euskal sozialistak prieto jauna zure da hitza

eskerrik asko prieto jauna amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

mozio honetan ez dago entramado institucional delakoa maneiro jaunak ez du sartu berak badaki zergatik eta nik somatzen dut beraz ez nahiz hemen entramado institucionalaren inguruan

upyd eta eh bildu mahaia berdinean jartzen zure aldetik ez dakit zertarako eta zein nolako

nik oso argi daukat aspaldi oso aspaldi

dagoena dagoena baina nik badakit lanean daudela aldundiak ez dut dudan jarri baina lan eta lan egon behar da egunero

paper bat egitea da hori bai ondo agertuko zara gizartearen aurrean plan bat egin duzula

baina planez beteta dago herri hau planez beteta eta gero

eskerrik asko pinedo andrea eztabaida amaituta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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da hurrengo puntura pasa aurretik esan bigarren puntua beste baterako utzi dela

euskal herriaren borondate politikoaren adierazpen den aldetik autogobernua eguneratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

egun on guztioi gure ekimena

eztabaida gai izan zen aurkeztuta egon denetik emendakinak edo zuzenketak jaso izan ditu batzuk

aurkeztu direnak eta mundu guztiak behintzat halako espekulazio ariketa bat egin nahi izan du debate honen inguruan

hau abiapuntu bat dela abiapuntu bat

abiapuntu bat besteak beste gure herriaren borondate politikoa gaurkotzeko

borondate politikoaren ordezkaritza hemen dago eta autogobernuaren inguruan bada ere garbi dago borondate politiko hori gaurkotzeko garaia iritsi dela garai eta momentu ezberdinak izan dira eta guk behintzat bakarren batzuk

urtean ariketa bat egin genuen autogobernu batzorde baten eskutik eta proposamen batzuk ere

azaldu diren bozkatu ziran gehiengo absolutuaren eskutik eta mundu guztiak ezagutzen du

gertatu zen zein giro politiko zegoen zenbat estrategi zeuden

politikaz aparte eta gure egitasmo elektoralean hauteskunde hauetara aurkeztu ginenean asmo hau jarri genuen borondate politiko hori gaurkotu egin behar da autogobernuaren inguruan noski

galdera da zergatik zergatik momentu honetan zergatik garaia da ba guk pentsatzen dugulako behintzat perspektiban begiratuta mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzitik

izan zituen helburu haiek kontutan edukita eta helburu haietatik egon den garapena aztertuta garbi dagoela garaia iritsi dela eta gainera beharra dagoela beharra dagoela besteak beste euskal gizarteak bere jakin dezan etorkizunari begira ditugun erronkei eta desafioei aurre egiteko zer nolako tresneri politikoa

eta gogora ekarri nahi dut bere garaian eskubide historikoen eztabaida ezberdinetan azaldu delako baina estatutuak bere nolabaiteko ainguraketa eduki zuen anklajea eduki zuen eskubide historiko horietan eta ni gogoan daukat besteak beste kanpaina egin nuelako oso gazte

hiru helburu zituela behintzat gure diskurtsoak eta estatutuaren alde geundenak batetik herri honek bere garapen politikoa martxan jarri behar zuela helburu nagusia bigarrena eskubideak

berreskuratzen estatutuak izan behar zuela guzti horren bermea eta hirugarrenik nola ez herritarren ongizatea bermatzeko

behar zituela estatutu horrek bere barruak eta lurraldetasuna ere hortxe egon zen

estatutuak nola araba bizkaia gipuzkoa eta nafarroa ere aipatzen duen eta konstituzioa berak orain indargabetu nahi duten

nafarroak daukala erabakitzeko eskubidea behintzat erkidego autonomoan sartzeko sartu nahi baldin badu badakigu hori politikoki gaur ezin dela egin

momentua izan daitekeela aukera bikaina izan daitekeela eta beharra ere badagoela zergatik hiru atal horietan garapen politikoei dagokionez foruen ezabatze prozesuak gertatu ziren garaian gertatu mila zortziehun eta hogeita hemeretzi mila zortziehun eta hirurogeita hamasei

gerra garaian lehenengo estatutua

eta ordutik hona gero berrogei urteko diktadura mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian egiten den ahalegin horretan zergatik hemen gogoan ekarri behar da

ez zela rupturarik egon ez zen haustura demokratikorik eman erreforma bat izan zen eta apustu bat egin zen apustu bat egin zen herri honen garapena ziurtatzeko hori hala izanda

azkenean hiru lau lurraldeak hortxe aurrikusten ziren

euskaldunok aldi berean badaukagu monarkia

aurrekoan esaten zuen kontzertu ekonomikoaren jardunaldi batzutan

dago ez dakit euskal gatazkaren oinarria edo lehenengo datuak hortik datozen

errepublikaren izenean ere eskubide historikoak ezabatuak izan ziren zergatik iparraldeko lurraldeak eskubideak zeuzkaten eskubide historikoak ere eta beraz monarkiak eta errepublikak euskaldunoi behintzat mesede politiko

baina hori eskema izanda garbi dago oinarrizko eskubideen aldeko apustu horretan estatutua onartu zenean

jaurlaritza apirilean osatu zen garaikoetxea lehendakari zela eta handik hamar hilabetera estatu kolpea egon zen ondorioz loapak eta gainontzekoak eta horrek estatutuaren bizitzan eta hori azterketagai izango da azterketarako gaia estatutuak eduki du bere bizitza horretan izugarrizko nolabaiteko zama

berreskuratu nahi izan du ustez behintzat gogoan kontra askatu zuena negoziazio batetan baina

eskubideak defenditzeko instituzioa erakundea eta eskubide horiei bermea eskaintzeko baita ere legebiltzarra

gizartea eraikitze prozesu horretan estatutuaren eskutik ere eta

eskutik eraiki den gizarte bat daukagula aurrez aurre begira eta horrek ere badu perspektiban bere

politika publikoen diseinoetan politika publikoetaz hitz egiten dut besteak beste

nagusiki azkeneko urte hauetan hortik datorrelako eman zena ustez eman behar ez zena atzera berriz berreskuratzen ari da estatua gobernu ezberdinek eta horretarako legedi bat asmatzen du

izan da bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak lehen ontzat ematen zuena alderdi sozialistak orain biek bat egiten dute upydrekin eta

aldez aurretikako elegitea aurkezteko bidea berriz zabaldu egiten da hori ez da bidea gure ustez eta guzti horretaz ere hitz egin beharko da zergatik

herri honek ere bere politikaren garapenean izan dituen gorabeheretan garbi dago alde batetik bakea bermatzeko

eta bestetik ere etorkizunari begira eta bakeak ere badauka dimentsio politiko bat eta da

nazioen arteko bakea eta bakea gauzatu ahal izateko errealitate hauetan garbi dago ezin bestekoa dela errespetua eta errespetua ez da emango

baita ere horretaz jarduteko beraz ni momentu honetan

guk ponentziara emango ditugun gaiak kontzeptuak

azaltzera abiapuntu bat dela diogu eta adostu dugun emendakina

gernikako estatutuaren garapenaren inguruan lorpenak gabeziak eta azterketak egingo direla batzuentzat

beste batzuentzat egiteke baina iragan hurbilean behintzat legebiltzar honetan

eta gai guzti horiek hortxe daude eta gero esaten da herritarren ordezkaritza dugunok borondate politiko hori gaurkotze ariketa horretan kontsensurik handiena lortu nahian edo kontsensurik handiena lortzen saiatu behar garela eta

lege prozedurak erabili behar ditugula hori da esaten duena

beraz guk pentsatzen dugu aukera bat dagoela eta ematen dela ponentzia baten eskutik

momentuak gordez bai barrutik edo kanpotik entzun behar diren iritziak entzuteko jakiteko eta baita ere beste fase batetan

aurkezteko euzko alderdi jeltzalearenak bere egitasmoan daude hauteskunde egitasmoan daude inork irakurri nahi baldin baditu hortxe dauka gure programa elektoralean berrehun eta berrogeita hamazazpi

hasi eta berrehun eta hirurogeita bata bitartean dauka euzko alderdi jeltzalearen pentsamendua edo kasuan ekimenen errolda hantxe dago

hizketan jardun dugula eta ikusi duguna da behintzat interpretazioak interpretazio gehigarriak eh bilduk aurkeztutakoak

gehitzen zituenak azkenean helmuga marrazten duela helmuga marrazten du zergatik sorkuntzan ponentzia honek herri aitormena erabakitzeko eskubidea bermatuta behar baldin badu garbi dago ez dakigu

upyd eta popularrek baina ez dira hala

eta aldiz ere entzuten dudanean eta sozialistek batera sinatu dugu sozialistek esaten dutenean sinatu dutela guzti hau zergatik horrek ekidingo duelako erabakitzeko eskubidearen inongo eztabaidarik ez emateko ganbara honetan hori ezin daiteke ondorioztatu testu honetatik ezta gutxiagorik ere are gehiago are gehiago eta

bakarren batzuk zergatik legediaren inguruan egin dugun aipamena hau da

eta prozedura legalak erabiliko ditugula da besteak beste hiru alderdi politikoen artean loiolan hitzartutako deitura bera beraz hemen aldaketak egon daitezke hirurak hirurak eta hori itzartuta zegoen erabakita geneukan

erabiliko genituen eta ez propio herri borondatea murrizteko baizik

beraz abiapuntuan baldin bagaude nik gonbidatzen zaituzten

bakoitzak esan beharrekoak esateko

ekartzeko eta guztion artean ahal den kontsensurik handiena lortzeko eta hori posible ez baldin bada zergatik kontsensua nahi izatea helburua bat da

ez daukala beto eskubiderik eta osotasuneko kontsensu bat ez baldin badago gehiengo demokratikoak

eskerrik asko egibar jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den lópez jaunak dauka hitza

presidente andrea osoko bilkura honetara gatoz

hitz egiteko berriz ere autogobernuarekin bueltaka berriz ere estatus berriarekin

gobernuaren proposamena baina berriz ere eztabaida hau parlamentuan daukagu baina ez dugu arazorik honetaz hitz egiteko nik

baina baita konstituzioa eta europako erakundeak ere mende berri honetara moldatzeko

honekin autogobernua bermatu nahi baduzue zu eta biok ados egongo gara ezberdinen arteko elkarbizitza indartu nahi baduzue

euskal gizartean akordioak berreskuratu nahi badituzue ados egongo gara

baina batez ere akordatu dezagun orain dela hogeita hamabost urte egin genuen bezala guk ere erabaki nahi dugu

eskerrik asko lópez jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den

egun on guztioi gaurkoan euskal herria bildu zetorren legebiltzar honetara beste batzuekin batera etorkizunari

eta ez da posible izan agian ez zen guk nahiko genukeen atea

eta etorkizunari begira zegoen baina ez da posible izan batzuk tematu direlako ahalegin handiak egin dituzte

dagoen leiho bat irekitzeko eta horretan gelditzea nahiago izan dute autonomi

eta horren aurrean bi aukera zeuden batetik herritarren borondatea muga bakar gisa eztabaidatzen hastea beti ere euskal herritarrei hitza eta erabakia emateko asmoz ala gaur egun daukagun eta erabat agortuta dagoen gernikako estatutuari itxura aldatzeko operazioa

lehenengo aukera etorkizuna da ez dakiguna ezagutzen ez duguna etortzeke dagoena bigarrena bigarren aukera aspaldi aspalditik ezagutzen dugu aski ezaguna den jarrera politikoa da funtsean ezer ez aldatzeko gauzen itxura

euskal herria bilduk bat egiten du araba bizkaia eta gipuzkoak osatzen duten

behar duela adierazten duten guztiekin baina zergatik behar dute araba bizkaia eta gipuzkoak status berria ba logikoa denez zaharrak ez duelako balio

ez du balio hau da gernikako estatutua

agortua eta are agortuago dagoelako euskal gehiengo sindikalak

behin eta berriz aipatu eta adierazi duten bezala

gogoarekin gure iritziz ez da hemengo kontu bat bakarrik hiru lurraldeetako

gainontzekoetakoa ere bai nafarroa garaian adibidez gaur egun erregimena kolokan dakusagula argi eta garbi dago herritarren nahia herritarren gogoa aldaketa politikoarena dela ipar euskal herrian ere

euskal lurraldeei erakunde bat ematea lehentasun noski euskal herriko zazpi lurraldeetan

oso era desberdinetan arnasten dugu gure lurraldeetako egoerak ere zeharo desberdinak direlako baina lurralde guztietan aldaketa politikorako gogoak iturburu bakarra du euskal herritarrok

ukazio horretatik espainiak eta frantziak euskal herriarekiko menpekotasunezko harremanak inposatzen dituzte gure etorkizuna herri gisa bahituz menpekotasunezko harreman horiek gainditu nahiaren ondorioz aldaketa politikora gogoa sortzen eta euskal herri osora zabaltzen ari da euskal herritarren aldaketa

nafarroa garaiarentzat beste status berri bat ipar euskal herriarentzat eta beste bat hemen

bakoitzak desberdina izango da lehen esan dudan bezala

desberdinak direlako baina enbor bakarra izango dute euskal herria europako nazio bat dela eta ondorioz euskal herritarroi dagokigula erabakitze eskubideak ardazten duen status berri bakoitza hau da

hitz egitea honek bere baitan erabakitze eskubidea baldin badauka bestela

baizik eta status zaharraren itxura aldatze hutsa

ez du ulertzen erabakitze eskubidea bide baten azken geltoki gisa ezta pentsatu ere

autonomi erkidegoak behar duen estatus berria goitik behera ezaugarritzen duen ardatz nagusi gisa ulertzen du erabakitze eskubidea ez da zentzu horretan

une zehatz batean kontu zehatz bat erabaki ahal izatea baizik eta prozesu dinamiko eta iraunkor bat non herritarrentzako

eta hitza eta erabakia beraiei eman behar zaien herritarrei ezin zaie

funtsezko kontu guzti horiei buruz euskal herritarrei eta soilik herritarrei dagokiela hitza eta erabakia eta zeintzuk dira kontu horiek noski guztion artean adostu beharko ditugu baina guk batzuk

jarri nahi ditugu lan harremanetarako markoa adibidez eredu sozio ekonomikoa hizkuntza eta hezkuntza nazio sinbologia euskal herritartasuna euskal lurraldeen arteko harremanak eta noski espainiar estatuarekiko harremana ere

behar duen estatus berriak kontu horiei guztiei gutxienez erantzun beharko lieke

etorkizunari ate hori parez pare irekitzera etorri da horixe izan da gure asmoa eta gainera ez geneukan bakarrik egiteko asmorik guk bide hori abiapuntutik helbururaino

aintzat hartzen duten euskal eragile eta sektore guztiekin batera baita alderdi politikoekin ere egiteko asmoa geneukan eta badaukagu

izan bada ere bide horretan alderdi politikoek ardura handia daukagu gure esku dago hein handi batean ateak zabaltzea eta noiz nola eta zeren inguruan eman behar zaien hitza eta erabakia eztabaidatzea eta adostea eh bilduren ustez alderdi politikook eta instituzio publikoak

izan behar dute horretan datza estatus berriaren funtsa baina legebiltzar honetan iraganarekiko tentazio handiegiak ikusten ari gara batzuk baldintza berdintasunean lehiatu behar izatearen beldur ikusten ditugu noski seguruenez eszenatoki horretan beraien proiektu politikoa

azkenean araba bizkaia eta gipuzkoako herritar gehiengoaren nahiarekin bat egiten ez duelako baina horiek dira demokraziaren miseriak

inork ezin dio itsasoari aterik itxi eta batzuk saiatzen ari dira baina ez dute lortuko oraingoa ere eta gaur lan horretan onartu behar da

laguntza handia eman dietela beste batzuk hain zuzen ere hauteskunde programan hori idatzita dutenek eta ez dugu oso ondo ulertzen zertara datorren hori guztia nola

bere hauteskunde programan horrela adierazita daukatenek ez dago hori ulertzerik edo behintzat guretzako

ulertzerik hori bai nora doaz batzuk eta besteak batera lehenengo eztabaidan ikusi dugu

ez doaz inora buelta handi bat marraztera berriro abiapuntura itzultzeko abiapuntu horretatik

herri bezala aurrerapausorik eman ez dezagun ez kontatu bidaia horretarako eh bildurekin ez kontatu gurekin

iruzurra egiteko edo herritarrei hitza eta erabakia lapurtzeko are gutxiago instituzio hau horretarako baliatuz hori bai euskal bidea

gaituzue euskal herriaren nazio aitortzaren alde lan egiteko prest gaituzue erabakitze eskubidea lortzeko eta gauzatzeko prest gaituzue
hona gure konpromisoa hona gure hitza eta erabakia eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna

hau da beraz gure jarrera estatu federal simetrikoa defendatzen dugu horretarako espainiaren konstituzioa aldatzea proposatzen dugu ez

baizik eta interes orokorra eta berdintasuna defendatzeko bestetik lurralde historikoen legea erreformatu eta lehenbailehen parlamentu honetara ekarri autogobernuari buruzko batzordea osatzen baldin bada gu egongo gara ez daukagu beldurrik gure proposamenak defendatzeko gure ideiak eta gure argudioak defendatzeko eta

más igualdad y más democracia eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko txandara sartuaz euzko abertzaleak taldearen